hurrenkeran hogeina minutuko epea izango dute hitz egiteko

sozialistaren ordezkariak prieto jaunak dauka hitza

eskerrik asko prieto jauna jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

gracias eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok

osoko bilkura honetan eta alderdi popularrak interbentzio honetan egingo duena da aurkeztu ditugun proposamenak azaldu esan behar dugu aurkeztu ditugun

aurreko osoko bilkuran aurkeztu genituela eta aurkeztu ditugunak osoko bilkura horretan aprobatu zirela orduan uste dut ez dela egongo arazorik

aurkeztu dituen proposamen gehienak aprobatzeko

eta beno bi

aurkeztu ditut eta orain zuzenean azalduko ditut

hogeita zortzi ebazpen proposamen aurkeztu ditugu gure ebazpen proposamenak gaur goizean

zein den gure eredua zeintzuk diren gure proposamen nagusiak zerga sistemari buruz eta horretan gure ebazpen proposamen hauek gure ebazpen proposamen hauetan dekoguz lehenengoak

neurri proposatzen ditugu nagusienetakoa gure lehenengo proposamen

subiranotasunaren aldeko hainbat proposamen ditugu nagusiena gure bosgarren proposamena delarik

gobernuari eskatzen diolako gure urratsak eman ditzala euskal herriko instituzioen esku ez dauden zerga eskumenak lortzeko

kotizazioei dagokiela gero beste hainbat ebazpen proposatu ditugu zerga jakin batzuei

aberastasunaren gaineko zergari dagozkionak

eta udal zergei buruzkoak baita ere proposatzen dugu azken hogeita laugarrena

azalpenean hitz egin dugu ingurumenaren buruzko zerga politikari buruz beraz gure hogeita laugarrena ebazpena horretan datza

hiru kenkariei eta pribilegio salbuespenei buruzko hainbat ebazpen nagusienak hemeretzi hogei eta hemezortzi

eta hainbat elkarteek dauzkaten pribilegioak bertan behera uzteko eta hogeigarrena porposamena adibidez kirolari profesionalen

tratamendu berezia bertan behera barkatu pinedo andrea mesedez zarata gehiegi dago bajutu
mesedez ez zaio entzuten eskerrik asko

guk garrantzia handia ematen diogu hamar eta hamaikagarrena ebazpenei uste dugu arlo horretan asko

egia esan guk ebazpen guzti hauen ildo nagusiak gaur goizeko ekitaldian azaldu ditugu eta horretan jarraitzen dugu gure eredua badekozue gure eredua azaldu dugu

eramateko zerbitzu publikoak defendatzeko eta zerbitzu sozialak defendatzeko behar dugun zerga politikan jarraitzeko

eskuetan eskerrik asko pinedo andrea jarraian mistoa upyd taldearen ordezkari den maneiro jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

lehenengo honek batik bat politika fiskalek dituzten helburuetaz hitz egiten du hau da politika publikoak finantziatzeaz errenta birbanatzeaz

esaten duena da adostasuna bilatu nahi dituela eta politika fiskal batek ahalik eta adostasun gehienak

bigarrengo proposamenean ekonomia eta aktibitatea suspertzeaz

familiak eta lana sortzeko

izan behar duten tratamenduaz laugarrengoan berriro ere errekaudazioa igotzeko

aritzen gara bigarren blokean iruzurraren inguruan

egiten ditugu bertan iruzur fiskalaren aurkako borroka gure taldearentzako helburu estrategiko eta iraunkor bat dela eta izango dela aldarrikatzen dugu gauden tokian egon bai gobernuan edo oposizioan

ekintzek eta emaitzek deskribatzen dute eta deskribatuko dute

emaitzak hor daude hainbat alditan tribuna honetatik errepikatu ditugu eta zentzu horretan emaitzak emango dituzten ekimenak babestu nahi ditugu emaitzak eta ez jarduna da gure ustez iruzurraren aurka behar duguna gai honen inguruan aurkeztu ditugu

proposamenak hauek batzuetan foru aldundiei

lanean jarraitu dezatela iruzur fiskala solitaritate printzipioen berdintasun eta progresibitate printzipioen aurka eraso bat delako horrela

instituzio desberdinen arteko elkarlana bultzatu nahi dugu bigarren era

iruzur fiskalaren inguruan beraietako kodigo penalaren aldaketa eskatzen dugu eta iruzurraren aurkako neurriak indartzeko eskatzen ditugu

desagertzean lan egin dezan eskatzen diogu eta kapitalaren nazioarteko mugimenduen gardentasunaren inguruan ere aurrerapausuak eman daitezen eskatzen dugu eta berdin eskatzen diogu eusko jaurlaritzari iruzur fiskalaren aurka bagaude paradisu fiskaletan

harremanik izan behar eusko jaurlaritzarekin eta horrela eusko jaurlaritzak

bere helbidea duten elkarteekin kontraturik ez lukeela sinatu edo adjudikatu behar eskatzen dugu

berriro diot iruzurraren aurka emaitzak dira garrantzitsuena emaitzak lortzea eta aurrera begira gizartearekin bat eginik hezkuntza eta iruzurra jarduera onartezin bezala jartzea

gizarte aurrerakoi bat eta pertsonen dignitatearen aurka doalako eta azken blokeak itun

horrela itun ekonomikoa berriro ere negoziatu behar den honetan eskatzen diogu hainbat zerga

egiteko eskumena hau da adibidez beza edo beste batzuen inguruan esan nahi dut

bi bloketan sartu ditugula gure proposamenak lehenengo blokean guk aurreko legealdian sartu genituenak

sozialista taldearekin trantsatu nahi ditugun batzuk sartu ditugu batzuk erretiratu ditugu eta besteekin negoziatzen jarraitu nahi dugu eta orain

labur bat eskatuko nuke lan horietan jarraitu ahal izan dezagun eskerrik asko

eskerrik asko etxeberria jauna

orain beste taldeak etengo dugu ordu erdiko eten bat ordu laurden bat